gai zerrendari ekin aurretik jakinarazten dizuet sei jaun andreek botoa eskuordetu dutela

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena honako hau izango da irizpenaren

taldeen lehen txanda egingo da hogeita hamar minutukoa txikitik handira taldeek azaldu dezaten zer posizio duten egindako irizpenari buruz bai eta zuzenketarik erreserbatu badute zer arrazoi eduki dituzten erreserbatzeko erantzuteko txanda hamar minutukoa izango da

taldeen arabera bilduta nolanahi ere talderen batek eskatzen badu zuzenketaren bat aparte bozkatzea hala egingo da

batzordeko eztabaidan onetsi diren aldaketak sartuta artikuluei aurkeztu zaizkien zuzenketei dagokienez lehendabizi bozkatuko dira euskal talde popularra ciudadanos

eta amaitzeko bozkatuko ditugu irizpenaren gainerako artikuluak eranskinak eta legearen izenburua beraz azalpenak eman ondoren eztabaidari ekingo diogu talde mistoa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

bildu ziren milaka langile osakidetzako milaka langile ospitaletako eta osasun zentroetako ateetan salatzeko hain zuzen ere egoera

eh bilduri zerbait esan nahiko nioke baita ere nik uste dut ez duzuela ondo asmatzen benetan epe laburreko nik esango nuke hau da epe laburreko mugimendu taktizista honekin

gaur gauden egoeran bereziki gobernuaren norabide aldaketa bat erakutsi behar zuten aurrekontu hauek gastu publikoarekiko

adostasuna erakusten diozuela murrizketei

batengatik alde batera uzten duzuela herritarren eskubideen defentsa eta hau

inoren beharrik erantzun guztiak zuek badituzuela

ez egiteak eta hauek guztiak guztiok ordaindu beharra dugu eta ez naiz pandemiari buruz

egin dituzuen gastu publikoen murrizketei buruz ere ari naiz edo ari naiz batez ere horregatik guzti honengatik gure bozka

ezezkoa izango da eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea jarraian martínez jauna zurea da hitza

de euskal herria bildu aurreko osoko bilkuran gure alternatiba aurkeztu genuen osoko zuzenketa moduan gehiengoaren

baina gobernu eta aurrekontu hauekin ez dira baldintzak betetzen aldez aurretik beraiek azpiazu sailburuak egindako

bezalako gai garrantzitsuetan aurrezten jarraitzen dute eta oraindik ez da berreskuratu diru sarrerak bermatzeko errenta horretan egin zitzaion murrizketan

enplegu publikoko planentzako eta langabezia tasaren ehuneko hamareko zifra horrekin betirako konformatzea nahi dute aurrekontu hauek

bideratzen da berdintasun politikentzako eta gainera gainera indarkeria matxistari aurre egiteko

ehuneko horretan ehuneko horren barruan bilatu behar dugu hori da aurrekontu hauen

eta sistema publikoaren zeregina desberdintasun horri buelta ematea da

egindako aurrekontuei guk ezetz esaten diegu eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pérez andrea zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

seguruenik bizi dugun momentuaren aldakortasun eta ziurgabetasunaren erakusle argienak dira aurrekontuen tramiteak iraun duen denbora tarte txiki honetan gertatu direnak

osasun egoerak okerrera egin du nabarmen jaurlaritzak aurrekontuak aurkeztu zitueneko aurreikuspen ekonomikoak moldatu behar izan ditu

munduan gauzak abiadura handian aldatzen dira baina haratago dagoeneko ukaezina da hurrengo urteetan aldaketa sakonei

edo aldatu beharko lituzkete ezinbestean eta aldaketa horiek justizia soziala izan behar dute oinarri erronka deskomunala beraz gainean duguna

beste trantsizioen pareko erronka da gure gizartea gure jendea gero eta

gutxi batzuek inoizko fortunarik handienak metatzen dituzten bitartean gehiengoek zailtasunez egiten diote aurre egunerokotasunari

ezinbesteko gertatzen da fiskalitate berri bat zerbitzu publikoen indartzea eta soldaten igoera orokorraren bidez errenta oreka berriak ezartzea

erabat ezohikoa den egoera honetan heldu zaio aurrekontuen tramiteari esan dugu eta

egiturazko gabeziak dituztela eta ez direla ezohiko garaietan herri gisa

ezohiko egoera honetan euskal herria bildu eta jaurlaritzaren ikuspegiak urrun dauden arren eta jaurlaritzaren aurrekontuak de facto onartuak zeudenaren jakitun

garaiak eskatzen duen irakurketatik orain arte aukerarik ez zegoen lekuan herri honek ezinbesteko dituen gaien inguruan eztabaida politikoa sustatzeko

eztabaidatik haratago eramanez sei konpromiso politiko eta sei konpromiso ekonomiko biltzen zituen proposamen ekonomiko politiko bat

eta herritarren beharrizanei ematen zaien erantzuna hobetzeko

lan eta bizi baldintzak hobetu eta horretarako politika publikoak sustatu eta zentzu egokian norabidetzeko gure jardun iraunkorra eta zentzu komunean

eta eztabaida hastapenetan jaurlaritzak igortzen zituen

jaurlaritzak aurrekontuen inguruko ariketari gehiengo osoaren eskema enkorsetatutik heldu bazion ere errelato oso bat eraikia bazuen ere

euskal herria bilduren ekarpenen ondorioz eztabaida izan dugu lanketa amankomuna egin dugu ahalegina egin dugu eta akordioa lortu dugu eta dagoeneko jakina denez

hobekuntza adierazgarrien truke besteak beste osakidetzako lehen arretara ikerketa eta garapenera

ongizate energetikora etxerik gabekoen artatzera edo gazte emantzipaziora zuzendutako diru baliabide gehiago aurrekontuen bitartez

eta bere beharrizanei ematen zaien erantzuna hobetzeko pertsonen bizi eta lan baldintzak hobetzeko kontuan izanda gure abstentzioak ez dituela gehiengoak aldatzen inoiz baino gehiago lehentasunak garbi edukitzeko unea da bizimodu bizigarriak eraikitzeko ezinbestekoa defendatzekoa eta horrek arriskatzea ausarta izatea eta jendearen bizi baldintzak kuantitatibo zein kualitatiboki hobetzeko akordioak bilatzea eskatzen du posible denaren markoa hausteko ezinbesteko ariketa da hori

hori baita euskal herria bilduren jardun iraunkorra eta asko hitz egin da akordio honen inguruan irakurketa politiko asko egin izan dira baina hemen

adostutakoa eta ez adostutakoa aldetzeko konpromiso politikoen atalean era mugatuan bada ere ekinaren ekinez

jaurlaritzak eta babesten duten alderdiek eajk eta psek

eta ondorioz gutxieneko soldata gure errealitatera egokitzeko pauso bat ematea

eaeko errentari lotutako gutxieneko soldataren alde egingo du jaurlaritzak hau da gutxienez estatuan baino ehuneko hogei handiagoa izan beharko litezkeen gutxieneko soldaten alde egungo egiturazko prekarietateari muga jartzeko urrats bat

ahalmen handiak dituena ateak irekitzen dituena eta garapen propioa behar dituena horretan denok daukagu erantzukizuna eta aukera sindikatuak enpresariak kooperatibak eragile sozioekonomikoak alderdi politikoak eta nola ez jaurlaritza bera berari ere tokatzen zaielako akordio hau ateratzeko

jarrera proaktiboa izan eta sustatze lana gauzatzeko konpromisoa eta izapideak egitea

gure aldetik akordioa zehazteko eta bururaino eramateko determinazio osoa eta ekimena adierazi nahi dugu tribuna honetan etxebizitza alorrean ere elefantea mugitzea lortu dugu eta ondorioz

etxebizitzarako herritarren eskubidea gauzatzeko ezinbestekoa den arlo batean beste urrats bat emango dugu

parez pare atea irekita helburua da kanpoko muga barik

etxebizitza merkatuari gureari egokitutako neurri sorta abian jartzea iraunkorra eta eraginkorra izango dena eta horretaz gain alokairuzko prezio horiek eusteko neurri fiskal berriak aztertzea esan bezala neurri ezinbestekoak beste batzuekin batera

alokairuan bizitzeko aukera normalizatu eta orokortzeko eta bereziki gazteen emantzipazioari bultzada sendoa emateko gutxieneko soldatarekin esan bezala akordio honek garapena behar du eta horretarako denon konpromisoa eta batez ere jaurlaritza eta hemen ordezkatuta gauden alderdiena ezinbestekoa izango dira bestetik ikerketa eta garapenean inbertitzea funtsezkoa da abian den iraultza digitalari berme osoz aurre egiteko

lan egiteko ezagutzan aurrera egiteko eta gure produkzio sarea bereziki industria

egokitzea lortzeko ikerketa eta garapeneko politika funtsezkoa da ekonomia aurreratua izan nahi duen edozein herrialdetan baina oso zaila da

epe ertain luzeko ondorioak eragiten dituelako eta zaila delako herritarrek horren ondorioak modu argi eta zuzenean hautematea horregatik

ikerketa eta garapenean bultzatutako inoizko akordio garrantzitsuenaren aurrean gaudela bai inbertsio publikoari dagokionean ehun eta berrogeita hamar milioi bai helburuak eta

barne produktu gordinaren ehuneko hiru bi mila hogeita zortzirako partida ekonomikoei dagokienean berriz

lehen arreta indartu eta arreta presentziala bermatzera euskal herria bilduren ekimenez esango nuke egun aste hauetan bere medikuaren arreta eske anbulategira gerturatu

ulertuko duela partida honen garrantzia berdin osasun arloko profesionalek eta baita

mailako arretaren desegitearen aurkako mobilizazioetan parte hartu genuen orok ez da kontu berria

ahultzea atzetik dator egiturazko arazo bat da baina covidak egoera deskontrolatu egin du areagotu egin du eta egoera

jasanezina da pandemiaren hasieran esaten zenaren kontra ez du ematen bi urte luze hauetan ezer ikasi denik seigarren zazpigarren olatuak sistema hankaz gora harrapatu du beste behin ere lehen arreta gaindituta eta aztarnarien ekipoak nabarmen murriztuta dugun egoeran

benetan errealitatetik erabat at kokatzea da

kolapsatua dago lehen arreta eta osasun publikoa eta seguruenik antzeko egoera bat ulergarria izan zitekeen pandemiaren hasieran baina kontua da orain sei zazpigarren olatu honetan covidak udazkenean emandako tregua osasun egiturak indartu eta berrantolatzeko baliatu beharrean

egoera okerragoa dela ez dago kontsulta presentzial bat lortzerik berdin kontsulta telefonikoekin osasun arloko langileei beren oporrak bertan behera uzteko eskatzen zaie

ebakuntzak atzeratuta gaixo kronikoen artatzea bertan behera covida ez den gainontzeko guztiari heltzeko ezintasuna

kanpoaldean maskara derrigorrezkoa egitea izugarrizko ekarpena ez du zentzurik euskal herria bildurentzat lehentasuna izan da pandemia guztian lehen arreta eta osasun publikoa indartzea argi dugu pandemiari aurre egin eta kalitatezko osasun arreta eskaini nahi baditugu lehenengo baldintza lehen arreta indartzea eta beharretan diharduten profesionalen

gure lehentasun nagusienetako bat izan da aurrekontuen bueltako solaskidetzan ere eta inbertsioa nabarmen handitzea lortu dugu hogeita hamar milioi gehiago lehen arreta indartu

momentua eta espero dugu lehen arreta indartzeko lortutako akordio honek

osasungintzako lehen arreta baliabidez hornitzeko momentua delako bizimodu bizigarriak eraikitzeko ezinbestekoa dena defendatzeko

berehala eta bere osotasunean abian jarriko da jasangarritasun energetikoaren legean txertatu genuen proposamena

ehun milioi euro zertarako eskala txikiko hainbat ekimen finantzatu ahal izateko berriztagarriak jarri energia aurrezpena eta eraginkortasuna sustatu

jaitsi arazteko ekimenak klimaren alde egiteko ehunka ekimen bultzatu ahal izateko ez da lorpen bakarra partikularrentzat eta enpresentzat

trantsizio norabide horretan bideratzen diren dirulaguntzak bultzada nabarmena izango dute hogei milioi gehiago hain zuzen ere akordio honi esker aurretik zeuden partidei eta europatik datozen funtsei batzen zaizkien kopuruak dira beraz guztira batura egiten badugu

larrialdiari aurre egiteko trantsizio ekologikorako inbertsioetan aktore anitzen artean banatuta gainera eta ez da lortu eta hau aitortu behar da

doan premiazko bizipen baten aurrean premiazko erantzun bada baina urtero

jaurlaritzak ezarritako murrizketak bertan behera uztea eta bi mila hamazazpitik izoztua zegoen gehienezko zenbatekoen eguneraketa egitea

erantzun moduan garrantzitsua da milaka herritarrek egun hauetan bertan bizitzen ari diren egoerari erantzuten dien premiazko neurria da eta guretzat hori garrantzitsua da

bestetik gizarte bazterketa eta inklusioa sustatzeko partidak

azken pobrezia datuek bazterketa egoera larrienak gora egiten dutela erakusten duten honetan

zentzu honetan euskal herria bildurentzat bereziki garrantzitsua da etxerik gabekoen euskal estrategia behingoz diruz hornitzeko lortutako akordioa zortzi milioi bi urtetan estrategia horretan jasotako lan ildoak zortzi milioi izango dira etxerik gabekoei alternatiba habitazionalak eskaintze aldera edo udalak bide horretan zerbitzuak edo programa berezituak eskaintzera

hau badela etxerik gabekoen politika publikoak eraldatzeko bidean pauso bat eta ez txikia eta azkenik datu bat hamasei eta hogeita bederatzi urte bitarteko eaeko gazteen

adierabakartzat jo du kontseiluak datua esango nuke egoeraren larritasunaren adierazle ere badela eta tamaina ematen diola euskal herria bilduren ekimenez udaletan gazte emantzipazioak sustatzera bideratutako zuzkidura berriari

gazte emantzipazio politikak eraldatzeko bidea ireki nahi duena gazte emantzipazioa eta hauek bizi duten prekarietatea agenda politikoaren erdigunera ekarri

hasi beharko dugu emantzipazioa sustatzeko beste politika batzuk egiten

aprobado erakutsi dugu bertsio ofizialak beti ez direla bete betean sinestu behar azpiazu sailburuak esaten zuenaren kontra erakutsi dugu hobekuntzarako marjina bazegoela aurrekontu hauetan eta hobetu egin zitekeela

gehiengo osoa duen gobernuaren aurrekontuen eskema aldatzea lortu dugu eskema enkorsetatu hori aldatzea lortu dugu

debatearen erdigunera ekartzea lortu dugu gutxieneko soldata propioarena

ikerkuntza eta garapenarena eta zentzu horretan orain arte erabat itxita zegoen lan ildo bat ireki da

partida jakin batzuen bueltako eztabaida hertsitik eztabaida politiko batera bideratzea lortu dugu

politiko batzuk hartu ditu jaurlaritzak aurrekontuen eztabaida honen baitan eta

beste hainbat oinarrizko arlotan jaurlaritzak ez du urrats adierazgarririk eman nahi izan badatorren fiskalitatearen gaineko eztabaidari aurre hartu eta zerga politika herri ikuspegiz pentsatzea adinekoen egoitzetan pandemian pasatu denaren auditoria publiko bat egin eta neurri zuzentzaileak sustatzea ikus entzunezko sektorea artikulatu eta euskararen sustatzeari bultzada emateko

lanbideren administrazio kontseiluak kooperatiban jartzen zaien betoa

ez da posible izan aurrekontu hauen negoziaketan aukera aukerak galtzen ari gara herri gisa egoerei aurre hartu eta politika publiko eraginkorrak egiteko

bueltan lortutako akordioaren inguruan eta ikusiko dugu ze ematen duen ez

asko kostata gobernu hau eaj eta beharbada hasi dira ulertzen herri honen benetako beharrak zeintzuk diren eta

behar zaien horiei beharbada hasi da ulertzen herri honek ate joka dituen erronkek elkarrizketa politikoa eta gutxieneko akordio zabalak eskatzen dituela diagnostiko zehatzak proiektu adostuak herri akordio zabalak

politika egiteko modu berriak lidergo eta gobernantza eredu berri bat hori dela bidea euskal herria bilduk urte luzeetan behin eta berriro proposatu izan duen moduan ez da aukerak galtzen uzteko momentua besteon proposamen zehatzak eta ikuspegiak elkartzeko saiakera egiteko ahalegina egin beharko luke jaurlaritza honek denbora agortzen ari zaigu eta bide hori hartu ezean etorkizunaren olatua gainetik pasako zaio ez bakarrik gobernu honi baita herri honi ere pero veremos

emankorra zaigun ala ez bai ala bai aurrera egingo duten aurrekontu batzuetan

ala ez bai ala bai aurrera aterako diren aurrekontu batzuen baitan aldarrikapen sozioekonomiko berdintzailea bidea emango dieten ateak irekitzeko aukerak baliatzea

edo ez batez ere egungo testuinguruan jendearen bizi baldintzak hobetzeko ez negoziatzeak merezi duen edo ez are gehiago hori gure oinarri eta printzipioei muzin egin gabe egiten denean ezohiko egoerek

ausardia ere eskatzen du balentria politikoa akordio honek ziklo historikoak adierazten digun norabidean politika publikoak eraldatzeko dinamika bat praktikan

euskal herria bilduk ziurgabetasun garaian bizimodu bizigarriak eraikitzeko lehentasunak argi ditu

akordioak sustatuz orain gainean izango gaitu gobernu honek

izango gara oso bere jardun guztian eta noski lortu

akordioak erdiestea bezain inportantea delako adostutakoa betetzea mila esker eskerrik asko kortajarena andrea

sailburuok jaun andreok egun on guztioi hoy

kortajarena andrea ikusten duzunez zuk diozun elefante hori ez da mugitu beti egon gara akordiorako bidean zuok aldatu duzue dinamika hori eta ausardiaz

akordiorako prest gehitzeko prest gure gizartearen herritarren eta euskadiren alde beti egon eta egongo garen moduan aurrekontu hauek direlarik bide hau egiteko modu garrantzitsu bat

dirudi baina turbulentzia askoko bidea izan dute horregatik diot

eztabaida batzuetan lurra hartzea oso garrantzitsua dela eta akordiorako hartu duzuen bide hau oso positiboa jotzen dugula beraz

osakidetzaren eta osasun sailean esfortzu nabarmena eginez ko igoerarekin

eta azpiegituretan egindakoak ere gaur berriz ere kritika jaso dituenak

bi mila hemeretziaz alderatuta berrogeita bat mila bostehun profesionaletik gora lanean abuztuan ia berrogeita bost milara heldu arte

mila profesionaletik gora berriz kontratatu dira seigarren olatu honetan gogoraraziko dizuet ere bai bi mila hemezortzi hemeretziko ope hiru mila bostehun eta hogeita hamabost plazekin horien artean lehen mailako arreta indartzeko deitutakoak hirurehun eta hogeita bi

ope honek aukera emango du plantillak finkatzeko eta osasun sistema osoari egonkortasun handiagoa emateko el gasto por habitante

política con esto podemos ere osasun zerbitzuen lehen arretarekiko kritika honetara gehitu da

ez duen orduan babestu eh bildurekin onartu den hogeita hamar milioiko doikuntza lehen arretara

ezer ez ematearen estrategia daukazuela eta zuzenketa partzialen batzordea oso deigarria izan zen hau ikusteko eajren zuzenketa guztiei ezetz esan

ezetza ere eh bilduko zuzenketei eajk babesten bazituen

oso nabarmenak diren adibide batzuk jarriko dizkizuet abstentzioa el pp

aurrekontu hauen ikuspegi sozialaz ere

asmo handiko aurrekontua daukagu eta akordioa posiblea eta positiboa da proposamenak egiten saiatu behar gara beti seriotasunetik eta zintzotasunetik hori da gure herri hau eraldatzeko egin beharrekoa lan eginez eta elkarlanean egin beharrekoa

estiloa badakigu bi mila hogeita bi urtea zaila izango dela

aurrekontu hauek onartzearekin pauso sendoak ematen da norabide onean aurrekonturik

pertsonak erdigunean jarriz eta betiere euren bizi baldintzak hobetzeko asmoarekin

euskal gizartearentzat onak diren aurrekontuak onartzen ditugu gaur gaur goraipatzeko
zoriontzeko eguna ospatzekoa hurrengo urteetan talde gehiagorekin egingo dugulakoaren esperantzarekin beste barik eskerrik asko eskerrik asko berrojalbiz andrea

erantzunen txandara pasatuko gara mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

bigarren txanda honetan egia esan esandakoak esanda daude baina pixka bat erantzuna emateagatik hemen zuek erantzuna eman duzuen

hasteagatik hitz egin duzuen ordenean la señora pérez

alde batetik egiturazko gabeziak dauzkala aurrekontu honek

ezohiko egoera baten aurrean gaudela eta aurrekontu hauek ez diotela behar den moduan erantzuten ezohiko egoera bati

inoren babesik eta orduan benetan esan behar dizuet orduan zertarako babesa eman zergatik

ulertzen ez dena ulertu ezin dena babes horrekin benetan onartzen duzuelako aurrekontu batzuk zeintzuk

dituzten zerbitzu publikoak zuek ontzat ematen ari zarete hori guzti hori pixka bat edukiari begiratuz gero akordioaren

badaude hor hainbat elementu aipatzen dituzunak baina etxebizitzan adibidez bai garrantzitsua izan zitekeen baina hori jadanik pnl batean zegoen onartuta zegoen hemen gure ekimenez gainera hemen eta zuek abstenitu egin zineten hemen onartutako pnl baten edukia bera da ez dago ezer berririk

gutxieneko soldata euskadikoa mantenduko litzatekeela bertako enpresetan baina eusko jaurlaritzak euskal gobernuak ez dauka inolako konpetentziarik hitzarmen kolektiboetan orduan zertan geldituko da hori orduan hori ikusita gehiago eta azkenean

edo ikusten dudan edo ulertzen dudan gauza bakarra eta hori bai hitz egin duzu

esan duzu nolabait eskema aldaketa bat lortzen dela hauekin baina eskema aldaketa hori batez ere nabarmentzen da eta

harremanei buruz eta hori baldin bada zuen jarreraren helburua edo zergatia ulertu dezaket eta zilegi da baina horrek ez dauka zerikusirik aurrekontuekin eta hori

ez dela bide ona berrojalbiz andreari

eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea arrazoi du gorrotxategi andreak esaten duenean

direla ez asko hitz egin baita aurrekontuei buruz eta asko hitz egin da

akordio horri buruz ez eskuinaldetik etorritako argudio batzuk nahiko eroak izan dira eta ez dut denbora galduko horiei erantzuten eta egia esan eztabaida antzuetan ere

ez dut uste horrek ekarpen handirik egiten duenik

ez naiz sartuko gaurkoan begira guk egiten duguna esaten dugu eta

beti eta esan genuen aurrekontuen inguruko eztabaida baliatu nahi genuela eztabaida zintzo bat irekitzeko eta horretan

eta ate joka ditugun erronkek diagnostiko zehatzak proiektu adostuak eta gutxienekoak izanda ere herri akordio zabalak eskatzen dituztela

gobernantza eredu berriak eskatzen dituela ziklo historikoak

eta horretatik eta konbentzimendu horretatik saiatu gara behin eta berriro bi mila hamaseitik mahai gainean jarri dugun

ez da posible izan adibidez pandemiaren kudeaketan proposamen desberdinak jarri ditugu mahai gainean alderdien mahaietik eta pasa adibidez jarki emergentzia

ez da posible izan ezta ere europar funtsei dagokionean euskal herria bilduk hiru

urte luze honetan zehar proposamen zehatzekin eta batzuen eta besteen ikuspegiak elkartzeko saiatuz eta ez dugu erantzunik

egitea erabaki dugu hori baino ez erantzukizunagatik historikoak hala eskatzen duelako jendearen beharrizanei emandako erantzuna hobetu zitekeelako eta gainera etorkizunerako funtsezkoak diren zenbait eztabaidari atea irekitzea funtsezkoa iruditzen zitzaigulako horregatik uste dut sinplea dela

asmorik esan dut retroeztabaidatan sartzeko eta ez naiz hemen eztabaidatzen hasiko elefantea nor den eta

denak mugitu garela hori da politika egitea ezta ez dut ulertzen politikan irmotasuna edo leku batean geldirik egote hori

ez dut hori ikusten ez uste dut politikak eskatzen duela mugitzea eskatzen duela ausarta izatea

hobetzeko akordioak bilatzea hori dela politika

eta horretan ahalegindu gara beste batzuetan ahalegindu garen bezala eta

hor mantentze hori elefante hori moduan mantentze hori nik ez dut balio bat bezala ikusten edozein kasutan nik bai ariketa bat proposatuko nuela ze aurrekontu hauen bueltan lortu den akordio honi buruz hitz egin denean

gogora ekarri da baita ere orain hiru urte egin zen saiakera ez

egitera eta ikustea orduan bozkak ezinbestekoak zirenean zer zen mahai gainean jarri zena eta zer den orain gure abstentzioaren

jarri dena ez segur aski ba bueno

oraingoa baina esandakoa orain benetako gobernantza eredu aldaketa baten aurrean gauden edo ez ba denborak erakutsiko digu

lehen argi izpi baten aurrean gauden edo ez edo hau ilusio optiko huts bat izan den hori denborak

eta elkarrekin podemosi esandakoa nik uste dut azaldutakoa

diskurtsoan planteatu dituzuen gauza askorekin etor gaitezke bat

ate bat irekita ikusi dugu gure proposamenak mahaigaineratzeko eta guk aurrekontuen ariketa hau ariketa politiko bat bezala ulertu dugu eta ulertu dugu gainera zenbait politika publikoen plasmazio egiteko aukera bezala

eta horren ondorioz ba ikusten duguna da ba bueno lortutako akordioari esker

aurrera aterako ziren aurrekontu batzuk orain zenbait partidatan herritarrei ematen dizkieten erantzun horietan hobeak

larria dela ikusita benetan gizarte bezala harrapatzen gaituen momentuan kritikoa dela orain bizi dugun egoera nik

eskatu nahi nizueke gobernua osatzen duzuen alderdioi eta gobernuari ez denbora galtzeko eta lehen indarra lehen arreta indartzeko baliatu ditzazuela

hasi zaitezke gauzak beste modu batean egiten egoera kritiko batean gaudelako eta itxura guztien arabera aste eta hilabete gogorrak izango ditugulako

indartu lehen arreta aztarnari taldeak indartu osasun publikoa indartu eta jarri indarra prebentzio neurrietan

indartu sustatu ce o bi neurgailuen erabilera

kontziliazio neurriak aktibatu telelana sustatu eta ez tematu ez tematu oinarri zientifikorik gabeko neurrietan hitz egin alderdiekin hartu erabakiak adostu komunitate zientifikoak emandako irizpideetan oinarritu hartu behar dituzuen

erabakiak eta neurriak koherentziaz aritu eta zaindu komunikazioa begira herri honek erakutsi du bere indar komunitarioa bor bor dagoela eta hori erakutsi du txertatzean

dezagun hori jendeak neurriak azaltzen zaizkionean egoera azaltzen zaionean gardenki koherentziaz

komunikatuta herri honek badu indar komunitarioa baliatu daitekeena eta martxan jarri daitekeena pandemia honi ere beste modu batean aurre egiteko

ez dakit zer neurri hartzeko asmoa izango duen baina neurtu egin behar dira momentu kritiko honetan hartzen diren neurriak ondo pentsatu behar dira

hartzen den neurri orok kalteak eragiten dituela hainbat sektoretan

sektore horien bizkar utzi hartzen den edozein neurri laguntza neurriekin batera hartu behar dela que toda medida restrictiva

opa nahi dizuet urte berrian txarrenari onena ateratzeko gai izan gaitezela zaurietan musu emateko gai izan gaitezela beste bizimodu baten bila etortzen

harrera goxo eta duinena emateko gai izan gaitezela bere ametsak ez daitezela bidasoan ito eta espero dut urte berriak ekar dezala

kolektiboki amets egiteko gaitasuna berdintasuna

osasuna zoriontasuna bizitzaren aldeko autu radikal bat etorkizuna erabakitzeko eskubidea denon artean banatuko den oparotasuna

eskerrik asko kortajarena andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

egunotako erabaki batzuk aurrekontu hauekin babestuta egongo direnak ba komentatu nahiko

bat euskadi basque country nazioartekotzeko estrategia onartu du gobernuak kanpo sarea zabaltzeko bide batez gordillo jauna

bere interesak kanpoan defendatzeko eta sustatzeko eskumena eta gainera bi mila hamabosteko akordio bat dagoela kanpo ekintzarako gure estrategia planifikatzeko eta garatzeko dugun eskumena aitortzen

parisko delegazioarekin eta japonia eta korean bulego berri birekin eta hori da egingo dugun bidea euskara ere balioan jarriz gordillo jauna

da gurea eta babestu eta sustatuko dugu zure iritziaren kontra bigarrena erronka demografikoari aurre egiteko erantzuna adostu du gobernuak non barneratzen diren zero bi urte tarteko eskolen doakotasuna interes gabeko finantzaketa gazteen emantzipaziorako formakuntzarako eta etxebizitzetarako edota seme alabak izateagatik familiei jasotzen dituzten estimuluak

eta hiru trantsizio energetikoa eta klima aldaketa honen inguruan ere

erronkak aukera bihurtzera bideratutako estrategia

hazkundea enplegua eta ongizatea sustatzea historian zehar

orain ere lortuko dugu gure aurrekoek egin zuten orain gurea da lana gobernu honen unea da eta zuen lana da gure babesarekin gingo duzuena guri dagokigu euskadi zutik jartzea

herri hau eraikitzen jarraitzea auzolanean lortuko dugu elkartuta jarraitzen badugu noizbait helduko da amets dugun eguna

auzira beste barik eskerrik asko eta eguberri on denoi eskerrik asko berrojalbiz andrea

eztabaida amaitu dugunez bozketari ekingo diogu lehenengo bozkatuko dugu

ciudadanosek partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita sei eman dugu bozka bost boto alde hirurogeita bi contra

ez dira onartu ondoren bozkatuko dugu elkarrekin podemos ezker anitza taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak

beraz ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira gastuen laburpen laukiak eta eranskinak batzordeko eztabaidan onetsitako aldaketak sartuta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita sei eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hamar contra hogeita bat abstentzio beraz onartuta geratu dira bototara jartzen dira euskal talde popular ciudadanosek legearen artikuluei eta xedapenei gordetako zuzenketak

beraz ez dira onartu bototara jartzen dira elkarrekin podemos ezker anitza taldeak legearen artikuluei

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita sei eman dugu bozka

beraz ez dira onartu batera bozkatzen ditugu irizpenaren artikuluak eta legearen izenburua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita sei eman dugu bozka berrogeita bat boto alde

hogeita bat abstentzio beraz onartuta geratu da horrenbestez bada onetsita geratzen da euskadiko

urteko aurrekontu orokorren legea gai zerrenda agortu dugu eta amaitu baino lehen zuen baimenarekin

mancisidor legelaria agurtu nahiko nuke bere

plenoa da eta eskerrak eman nahi dizkiot urte luze hauetan egindako lan guztia legebiltzar honetan eman diguzun laguntza eta besterik gabe ba ibilbide berri horretan onena opa dizut